osoko bilkurari gai zerrendako zortzigarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena hizkuntza eskakizunei dagokienez eaeko administrazio orokorreko eta haren sektore publikoko lanpostuen zerrendak aldatzeari buruz

behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da eta mistoa upyd taldearen ordezkariak du hitza bere ekimena aldezteko eta

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria

eta ez dio gaizki ez legeak jaso arren beharrezko izan arren gizartearen gehiengoak nahi izan arren hogeita hamar urteren ostean

era horretan euskaldunari uneoro bere hizkuntza eskubideak urratzen zaizkio besteak beste administrazioa oraindik ez delako gai herritarrak euskaraz ere artatzeko euskal herriko berezko hizkuntza berreskuratzeaz eta normalizatzeaz ari gara quijotea argitaratu zenean esaterako arabar gehienek ez zuten ulertuko

horretaz ari gara menderik mende ahuldu eta desagertarazi nahi izan duten hizkuntza berreskuratu eta

neurriak eta tresnak abiatzea eta hizkuntza eskakizunak tresnak dira euskarak aurrera egin dezan herritar ororen hizkuntza eskubideak errespetatuak

gure kulturaren funtsezko osagarria euskal herriak kultura unibertsalari egiten dion ekarpen berezia eta ildo horretatik tristea bezain penagarria da oraindik batzuek betikoek

nola egin daiteke bizirauteko lanean ari den hizkuntza baten aurka zergatik oztopatu bidea inposizioaz hitz egiten digute eurak horretan ari direnean oztopatzea inposizioa baita euskara hizkuntza gutxitua eta ahulena den neurrian funtsezkoa da lehentasuna ematea eta bere aldeko politika neurri eraginkorrak abiaraztea ekilinguismoaz ari gara aukera berdintasunaz

mesede egiten dion hizkuntza eskubideaz errespetuaz jakintzaz ongizateaz eta demokraziaz hemen ere emakumeen borrokan gertatu bezala berdin gehiago da emakunderen aurtengo kanpainaren leloak dira hauek bete betean kabida dutenak euskararen gaian

euskarak aurrera egitea herritarren borondate demokratikoa da diskriminazio positiboaz ari gara justiziaz ari gara legea betetzeaz eta betearazteaz bake

desnormalizazioa baina ez egiteak badakar euskara ahultzea eta hori ere bada hizkuntza politika euskara desnormalizatzeko hizkuntza politika hain zuzen albert bastardas sozio linguista katalanak dioen moduan espezie biologikoak

salbatzeko prest bagaude zergatik ez gaude prest hizkuntz aniztasunaren alde egoteko eta lan egiteko desberdina dena berdin tratatzea diskriminazioa da

eta hori esatean administrazioa osatzen duten sail guztiak hartu behar dira kontuan euskaraz ariko den administrazioa nahi dugu bere zerbitzu guztiak euskaraz ere emateko gai dena

hitzak hor daude baina ekintzak falta dira gure zuzenketan ondorengoa eskatzen dugu batetik plan estrategiko integrala jorratzea eta bigarrenik funtzio publikoaren legedian egin beharreko aldaketak aztertu eta zehaztea hizkuntza eskakizunen sistema hobetu eta sendotzeko

herri langileena saiatu gara eajrekin erdibidekoa adosten

normalizazio plana partehartze bidez eta elkarlanean egitea batetik eta bestetik funtzio publikoari dagokionean hori gabe proposamena motz geratzen dela

euskara benetan normalizatzeko baina eajk nahiago izan du berriro ere pseren ondoan kokatu esparru neutro batean

uko eginez bestetik aurrekontuen alorrera pasatuz ehuneko bat koma bi ingurukoa da euskara sustatzera bideratu

hizkuntzaren berreskurapenaz ari garela kontuan hartuz proportzio lotsagarriak zalantza barik gaztelania sustatzera zenbat diru bideratzen den ez dago jakiterik besteak beste

normaltasun osoz eskaintzen direlako gauzak horrela axolagabekeria itzela litzateke euskara arloan murrizketak egitea euskara marra gorria baita iraingarria mingarria eta euskararekiko

dena den amaitzen joateko jada paradoxikoa da espainiako konstituzioak

ez du aukerarik usten ez ezagutzeko legez inposatzen zaigu gaztelera jakitea euskara ez da derrigorrezkoa aldiz berau ezagutzeko eskubidea aitortzen du soilik legeak baina nola diren gauzak

konstituzional hori serio egikaritzen ausartzen zaren aldiro

linguistikoa nazismoa praktikatzen faxismoa aplikatzen legea urratzen

eta euskara inposatzen ari zara inposizioa beste zerbait da oso atzetik datorrena gainera horra hor adibide batzuk

hauexek dira inposaketak eta ez euskal herriko berezko hizkuntza normalizatu nahi izatea arazoa ez da euskara baizik eta betikoek euskarari jarri nahi diozuen zama bukatzeko euskara berreskuratuko bada beharrezkoa da plan estrategiko integral bat zehaztu eta garatzea

elkarlanean euskal herri osoa aintzat hartuko duena beharrezko da hizkuntza politika berri bat ausarta eta eraginkorra

eta euskararen ezagutza unibertsala ekarriko duena hau esanda gure eskua luzatzen diogu eaj ri helburu hauek lortze aldera bidea elkarrekin egin dezagun

berma ditzan eskerrik asko eskerrik asko
breñas anderea euskal sozialistak taldearen ordezkariaren mendia andereak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on guztioi orain bi urte ere upyd k ekarritako legez besteko igualtxoaz aritu ginen

hitz bat gora behera orduko ekimena eta gaur eztabaidan jarri duzuna maneiro jauna berbera ez esatearren berdintsua dela

orduko hartan argi eta garbi hitz egin zuen gure legebiltzarkide den ana otaduik baina itxuraz

saiatuko naiz gure azalpena ematen gurea baino gehiago legeak adierazten duena delako

herri administrazioari dagokionez lehen tituluan ezartzen da betebeharrak ezartzen dira ez besteak beste administrazioarekin edota autonomia erkidegoan kokatutako

beraiek aukeratzen duten hizkuntzan hartatuak izatekoarena

legea betetzeko derrigorrezko agindua da eta horrek eskatzen du batetik herri langileak pixkanaka euskalduntzea eta bestetik

beti ere arrazionaltasun eta progresibitatezko irizpideekin

eman behar delako eta hor zuk aipatu duzun askatasun hitza aipatuko nizuke gaztelania gure herrian bakarrik ez delako

lortu daitekeen puntuazioaren ehuneko bost eta ehuneko hogeiaren artean balora daitekeela begibistakoa da orain arte azaldutako ezerk ez duela

guztiz bestelakoa baizik kasu horietan denetan administrazioan lan egiteko euskararen ezagutza progresiboki neurtzen da eta ez ahaztu lehen esan dudan bezala

herritarrekiko elkarrekin harremanak izaten dituztenerako

hor esaten denaren kontra euskararen ezagutza eskatzeko edo derrigortasun maila erabakitzeko

eta hizkuntza eskakizunen derrigortasun maila zehazterakoan inguruan

hori derrigortasun indizea delakoaren bidez gauzatzen da eta beraz derrigorrezko euskara duten plazen kopurua

nola ateratzen da indize hori ba oso formula ezaguna da administrazioko langileen artean euskaldunen kopurua zati euskaldun pasiboen kopuruaren erdia da eta

udalerri batetik bestera aldatu egiten da egoera soziolinguistikoari erreparatu behar zaiolako eta horrela

beraz datu horiek ikusita oso zaila da esatea euskararen ezagutza eskatzea

justu arrazoi teknikoak direlako eta horiek bakarrik derrigortasunak ezartzerakoan erabiltzen direnak esan beharra dago gainera bost urtean behin eguneratzen direla maila horiek

de empleo público baina maneiro jauna esaten ez duzuna da euskararen ezagutza

beste eskakizun bat gehiago dela lanpostu horren jabe egiteko behar den prestakuntza maila edo ikasketa bezalakoa beraz hor baldintza bakarra

zehazten dena da besterik ez are gehiago

arrazionaltasuna proportzionaltasuna eta progresibitatean oinarritzen baita hizkuntza eskakizunak ezarri eta gainditzeko sistema eta esate baterako

horrela funtzio publikora sartzeko unea pertsona batek ez duen hizkuntz eskakizuna lortzeko

horrez gain derrigorrezkoa ez den hizkuntz eskakizunik ez duen funtzionari gairik ez balego

bat duenik sartzeko aukera ematen du horregatik guztiagatik bai euskal funtzio publikoaren legeak baita hizkuntza normalizatzeko laurogeita sei barra laurogeita hamazazpi dekretuak

bete gabe lanpostu baten jabe egiteko aukera ematen du baldintza jakin batzuekin

errazten duten euskara ziurtagirien arteko baliokidetzak ezartzen dituenak

horregatik legez bestekoan egiten den baieztapena euskara ezagutzea eskatzeak larriki baldintzen duela funtzio publikoan sartzea hori esateak ez du zorroztasunik eta gabeko beldurra sortzea besterik ez du egiten barne lehiaketak upyd ek dioenez modu desegokian egiten dira

hizkuntza eskakizunak modu maltzurrean atxikitzen direlako horri buruz esan behar dugu guk ez dugula ezagutzen lehiaketa bat horregatik bertan behera geratu denik datu bat ematekotan gaur egun funtzionari guztien ehuneko hogeita hamarak bakarrik ez du inolako hizkuntza eskakizunik egiaztatuta

dute eskakizunen bat beraz ezin da esan barne lehiaketak modu maltzurrean baldintzatzen ari direnik ez dago arrazoirik hori esateko

derrigortasuna eta meritua oso ondo berezituta daudenak

horrela esaten duzu maneiro jauna badirela lanpostu batzuk hizkuntza eskakizuna badutenak

egia da derrigortasun datarik ez duten hizkuntza eskakizunik ez dela egiaztatu behar baina derrigorrezkoa da euskararen ezagutza meritu gisa baloratzea

ezin dugu ahaztu hizkuntza eskakizunak zehazten duela lanpostu jakin batean euskara jakintza maila derrigorrezkoa izan ala meritu gisa baloratzeko izan

egokitasun azterlana ari dira egiten gobernuaren enkarguz bi mila hamairuko lehen hilabete hauetan amaituta egon beharko luke eta bestetik administrazioaren euskararen erabilera planifikatzeko laugarren plangintzaldia bi mila hamabiko abenduan amaitu zen

erdibidekoan eskatzen duguna zeren laurogeita sei barra laurogeita hamazazpi dekretuak ezarrita dauka plangintzaldi bakoitza bukatzean hizkuntza politikako

duela eta hurrengo plangintzaldirako irizpideak proposatu behar dituela une honetan txosten horiek egiten ari dira eta laster amaituko dituzte eta

besterik ez dut esango oraingoz bakarrik eta breñas andreari

erabili nuen hernaniko bigarren hezkuntzako ikastetxe berrian sukalde bat ezartzeko legez bestekoa edo zuzenketa eta

tituluan gaizki jartzen du eta zuzentzeko agindua emanda

mendizabal andrea zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkari den barrio jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko txandan mistoa upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen

azkenean heldu da nire txanda erakusmahaiaren beste aldean emakume bat markatzeko duela ume jaioberrien dirulaguntzez galdetu diot

erantzuteko gogoaz geratu naiz paperak egiteko agian bai baina bizitzarako ez dela berdin eme edo ar jaiotzea eman didan informazioa orriarekin kalera irten naiz eta han kanpoan

freskatzeko eta bat batean nire burua horrela ikustean lapurreta bat etorri zait burura eskuak gora hau atraku bat da eta arma niri zuzenduta dagoela sentitzean

nik euskaraz galdetu badiot agian paperak egiteko berdina izango da baina ez ordea bizitzarako karmele jaio hizkuntzaren keinua lapurreta bi mila hamabi urtean eskerrik asko

hitz dauka bai baimenarekin eskainutik

eta basabe jauna aralarko legebiltzarkidea izandakoa

erdibidekoa lortu nahian baino ezinezkoa izan da zuk esan duzun bezala breñas andrea

proposatutako testuan esaten baitzitzaion jaurlaritzari nola egin behar zuen normalizazio plana eta gure ustez ez da hori legebiltzarraren egitekoa

legebiltzarrean eskura jarri behar du eta orduan tokatzen zaigu guri horren gaineko jarrera zehaztea

gainera gobernuari dagokio normalizazio plana egitea eta ez

laurogeita sei barra laurogeita hamazazpi dekretuak esaten duen bezala gainerako administrazioek beren erabilera planak egiteko eskumena dute

aipatu behar zirela eta espezifikazio hori bakarrik sartu behar al da planean esaten dugu guk hori baino gehiago hartu behar dira kontuan eta gobernuari dagokio hori zehaztea

zenioten gobernuari eta hori legedian dago ezarrita eta lehen txandan aipatu ditut euskararen legea eta beste dekretu batzuk eta ez noa luzatzera ildo horretan

orain artekoa sendotzea dela egin beharrekoa eta horrekin batera aurrera egitea etenik gabe

hogeita hamar urte bete berri ditu euskararen legeak eta hogeita hamar urte hauetan eaj lanean aritu da

hori ez da jarrera neutroa edukitzea eta hemendik aurrerakoa ere ez da jarrera neutroa izango gurea eskerrik asko

eskerrik asko barrio jauna amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

bozkatu dezakegu

jatorrizko testua jarraian eh bildu taldearen zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita bat

eh bilduren zuzenketa ere bertan behera geratzen da eta azkenik bozkatuko dugu euskal talde sozialistak eta euzko abertzale taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hiru ez

gai zerrendako bederatzigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ni despidos ni reformas ni imposiciones enplegua defenda dezagun lemapean bilbon eta iruñan izango diren manifestazioak babestearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bilduren ordezkariak dauka hitza bere ekimena

matute jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on hasi aurretik ez dut ahaztu nahi eta gaur
bere izena asko aipatu denez agur eta ohore hugo chávez

duela egun batzuk legebiltzar honetan beste formazio politiko bateko bozeramaileak esan zuen eh bilduk eztabaida parlamentarioak

hartu behar zituela baieztapen horren aurrean norbaitek pentsa dezake gure taldeak ez duela hemen egoteko gaitasunik baina legebiltzar honek

mesedez zarata izugarria dago mesedez isilik baina hori ez da nire errua ez ez jarraitu matute jauna

eta haien alboan jartzen da eh bildu beste batzuk aldiz beso gainetik begiratzea aukeratzen dute

borrokan dauden langile horien eztabaida da askoren artean eta batzuk

jarrera positiboa eta konprometitua bere lanpostuen alde murrizketen aurkako jarrera erreformen aurkako jarrera

hau guztiarengatik eh bildutik osoko zuzenketa planteatzen diogu euskal herrian ere pairatzen dugun eredu kapitalista honi

errealitate ezberdina eraikitzeko merkatuek eta gobernu sumisoek eskaintzen diguten errealitate ezberdina hori dela eta

eskubidea delako euskal herrian baldintzak ditugulako eredu sindikal eta sozialari dagokienez

mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza maneiro jauna zurea da hitza

iniciativa nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka

baina presidenta honek kriterio berdinekin irizpide berdinekin erabiltzen da eta

ez ondorioz mesedez jarraitu zurera eta nik irizpide berbera erabiltzen dut guztiontzat no

el grupo de eh bildu gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak aiartza jaunak dauka hitza mahaiburu andrea

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak

eskerrik asko llanos andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua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

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrenda agortuta